osoko bilkurari hasiera emango diogu santi brouard jaunaren

oroimenez eta gogoraraziz eta horretarako minutu bateko

ebaztea azaroaren hamaseiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz

egindako legez besteko proposamenari dagokionez osakidetzak duen irisgarritasunari buruz berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako

besteko proposamena langile publikoen erosmen ahalmena berreskuratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen
ordezkariak dauka hitza uberak andereak ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on

bai hitza hitz euskaldunok hainbatetan aldarrikatzen duguna mahai gainean jartzen duguna

baina lelo bat baino gehiago dena eta haratago doana esango genuke guk

ematen den hitza betetzearen garrantzia konpromisoa adierazten duena maiz entzuten dugu euskaldunon artean emandako

argi dago gobernu honek emandako hitzak ez duela baliorik ez hitzak ez aurrekontuetan jasotakoak ez gure eskuduntzak behintzat gaur eztabaidagai daukagun alorrari dagokionean hori bai hitzaz baliatzen da etengabe medioetan titularrak zintzilikatzeko irudikatzeko

gauza bat baina jendeari sinestarazteko iritzi publikoan sinestarazteko egingo duela edota egiten ari direla aitortu behar da euskal system star batzuk zaretela

zenbat astez hilabetez irakurri behar

eta geroago ehuneko bat koma bosteko igoera ezarriko duela dena delarik madrileko gobernuak egingo duena

langile publikoei igoera ezarriko diegula

nahiz eta langileen ordezkari guztiak gutxitzat eman proposatutako igoera oso kritikoak izan izan ere

garai delakoetan izandako murrizketak erosmen ahalmena ehuneko hamabostean jaistea ekarri duelako eta ez hori bakarrik gainera

ehuneko bat koma bostetik gora igotzea negoziazioaren bidez

aurrekontuetan jasoko zirela harrotasunez aldarrikatuz baina aurrekontuen eztabaidan argi geratu da gobernu honek madrileko oinarrizko legea lehenesten duela langileen eskubideen eta lan baldintzen gainetik loaparen

kontseilariak edo agian benetan gertatzen dena da gobernu honek komeni zaionean espainia erabiltzen duela aitzaki

funtzio publikoan ari diren langileen baldintzak estutzen jarraitzea besteak beste erosmen ahalmena hori da benetan ez dakigu benetan loaparen groupiak zaretelako den edo benetan espainia

duzuelako beste administrazio eredu sistema publiko

jauzia emateko proiektua duelako gobernu honek eta noski gainera nola oro har funtzionarioek izen txarra duten eta euren izenak ez duen prentsa

ez hori da pentsatu behar duguna hori da pentsatu behar duguna gobernu honen jarrera ekimenak ikusita

izan ere justu kointziditzen duelako belaunaldi aldaketa batetan gaudela eta ikustea besterik ez administrazio orokorreko

jubilatuko dela gaurkoan guk langile publikoak balorean jarri nahi ditugu pentsatzen duguna baino

lana eta gakoak direlako herritarron babes sistema estatu soziala eraikitzeko eta ongi bereiztu beharko genituzke zeintzuk diren pribilegioak eta zertzuk diren eskubideak

eskubideak pribilegio gisa aurkeztu nahi izan direlako iritzi publikoaren aurrean urteetan lortutako eskubideetan lan baldintza duinetan atzera egiteko krisiaren aitzakipean zapateroren eskutik bi mila hamarean izugarrizko aizkorakada

ehuneko bosteko murrizketarekin gero eta horrela poliki poliki erosmen ahalmena ehuneko hamabostetik behera jarri arte eta ehuneko hamabosta galdu arte gainera orain madrilen barne produktu gordinaren erreferentzia erabili eman omen nahi da

kontutan hartuta soldaten igoera kalkulatzeko noski beti ere defizitaren helburuak betetzea azken xede izanda

sistema publikoa ahulduz seguraski

agian gure sistema publikoak administrazioak asko izango du hobetzeko funtzio publikoaren antolakuntzan sistema gure sistema ba segur aski ez da hoberena izango

agian diot azken urteetako utzikeria konpontzeko bidea egon daiteke

guztiok gure aldetik zertxobait jarriz gure sistema publikoa indartzeko funtzio publikoaren irizpideak

azken finean azken urteetan ematen ari den desregularizazioari atea ixteko amaiera emateko

zerbitzu kalitatean irabazteko pribatizazioari ateak itxiz

diru publikoaren kudeaketa hobea egitea

irabazteko ardatz langile publikoak hartuta horrek zer eskatzen du horrek eskatzen duena da zerbitzu publikoen

eta guk aurreikuspen hori faltan botatzen dugu ez dugu ikusten aurreikuspenik eskatzen dugu enplegu publikoaren legean

bizkarrezurra ongi definitzea irizpideak konkretatzea arautzea arautzea lan eskaintza publikoari buruzkoak

abiatzeko oinarri batetik aurrera eta ez gertatzeko irizpide subjektibo eta interpretazioen

negoziazioak bizkarrezur bat oinarri bat eduki behar dugu eta guk pentsatzen dugu orain dela momentua

base hori adosteko adosteko eta arautzeko eta iruditzen zaigu lehen urrats bezala erosmen

ordaintzearena konpondu beharko litzatekeela hortik has gaitezkeela has gaitezke urteetan galdutako erosmen ahalmena progresiboki

ordaintzetik iruditzen zaigu minimoa dela eta gu oso kritikoak gara ehuneko bat koma bosteko igoerarekin ikusita azken urteetako kpia zein izan den ikusita

ikusita bi mila hamazazpian egon zen soldatzen igoera

baxuagoa izan dela baina hala ere prest egon gara

alboratzeko prest egon gara adosteko eta ekintzetara pasatzeko

ekintzak behar direla eta iruditzen zitzaigun bide bat izan zitekeela edo izan beharko litzatekeela urtarrilak batetik bat koma bosteko igoera

ezartzea beti ere irekiak egonda balizko kpiaren

negoziazioa horrela berreskuratzen dela ekintzekin eta ez betetzen ez diren aginduekin titularrekin bigarrenik premiazkoa ikusten dugu planteamendu errealista bat egitea eta bigarren puntua elkarrekin podemosekin adostu dugunean ere horrela jasotzen du erosmen ahalmena ahalmen osoa errekuperatzeko progresiboki bost urteetan

ibilbide horri bat adostea egutegi batekin eta zuzkidura batekin hirugarrenik hirugarren puntu bat gehitu dugu azken urteetan

plantilla estrukturalean galdu diren lanpostuak berreskuratzeko eta behin behinekotasunari aurre egiteko planteatzen dugu

negoziatutako eta adostutako prozesu bat abiatzea pentsatzen dugu ez dugula beste munduko ezer eskatzen

gobernua sostengatzen duten alderdiak hausnartu beharko lukete eta baita gobernuak ere ikustea besterik ez dago bai azken

hezkuntzan ditugun grebak atzo administrazio orokorrean izandako lan uzteak gaur bertan

egingo dituzten grebak hogeita hamarean daukaguna hamabian daukaguna orduan zerbait gertatzen da eta horrek zerbait pentsarazi beharko

beraz pentsatzen dugu guzti horren inguruan hausnartu behar dela eta planifikazio bat behar dugula

urteetan osakidetzan hezkuntzan administrazio orokorrean lan eskaintza publikoak

baita osakidetzako proiektuarentzat hezkuntza proiektuarentzat herritarrontzat baina batez ere behar gehien behar duten herritarrentzat

ingurumen teknikarien eztabaida ere hori adibideetariko bat zen eta gai honekin lotuta zegoen orduan

hainbat gai ditugula gaur eztabaidagai daukagunaren inguruan erosmen ahalmenarena da bat baina hor hainbat korapilo ditugu askatu beharrekoak

genituzkeenak modu errealista batetan eta hori da gaur planteatzera etorri garena beraz

titular batzuetatik haratago sakontasunez planifikatzeko beti ere langileen eskubideak oinarri

hasteko negoziazioa berreskuratzeko helburuarekin

hitza beteaz hartutako konpromisoak beteaz eta langile publikoekiko errespetuz jokatuz ze beraiekiko errespetuz jokatzen badugu

administrazioarekiko errespetuz jokatuko dugu gure erakundeekiko errespetuz jokatuko dugu eta gure erakundeekiko langileekiko errespetuz jokatzen badugu interes orokorra

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

a la misma muchas gracias eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuak

argi dago zein den tendentzia langile publiko guztien eskubideen berreskuratzea eta hori da eusko jaurlaritzaren

ardura eskatzen diegu eta dizuegu bide horretan aurrera egiten jarraitzeko horregatik gure zuzenketa bakarrik babestuko dugu besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko larrauri andrea zuzenketarik aurkeztu duen taldea talde popularraren ordezkaria

únicamente he realizado esa pregunta bestetik aipatu duzu esparru pribatuaren soldata konparaketa bat egin duzu publikoa

esparru pribatuan soldaten jaitsiera hiru koma zortzia izan da bi mila zortzitik bi mila hamabostera bitartean beraz iruditzen zaigu tartea handia dagoela eta gure taldeak behin eta berriro ekarri ditu proposamenak negoziazio kolektiboaren inguruan soldaten igoeran esparru pribatuari dagozkionean

autogobernuaz hitz egiten dugunean hemen inportanteena jateko kontuak direla

autogobernuak jateko kontuarekin duen loturarekin eta autogobernuaz ari garenean jateko kontuetaz ari garela eta jateko kontuetaz ari garenean autogobernuaz

estatuaren debekuaz oztopoaz aritu zaigu barkatuko didazu larrauri anderea baina zuek zarete

indargabetu eskuduntzak murriztu jaurlaritzaren eskuari hozka egiten dionarekin ari zaretenak etengabe eskubideak eskubideen inguruan

zuek ari zarete negozioetan beraz pentsatu bi aldiz pentsatu bi aldiz zertan ari zareten gu ikusten ari garena da etengabe trenak galtzen ari garela ahuldade kroniko batetan

gobernu honek madrilekiko edo ez dakit zerekiko sumisio jarreragatik ez dakit zerena den baina agerikoa da sumisio jarrera bat

gero eta handiagoa da nire galdera da gobernu honek zergatik ez du adierazten eta izaten sumisio jarrera hau herritarrekiko interes orokorrarekiko guztiok irabazten irtengo ginateke

azalduko didazue zein da eajk defendatzen duen zerbitzu publikoen eredua

buruan eta gaur hemen legea betetzeaz ari gara ari gara gobernuak emandako hitza betetzeaz ari gara gobernuak aurrekontuetan jaso duena betetzeaz ari gara gobernuak inolako negoziaziorik gabe mahai gainean mahai orokorrean jarri duen proposamena hitza betetzeaz konpromisoaz betetzeaz horretaz ari gara

begira gaur planteamendu errealista bat ekarri dugu oso asumigarria planteatzen dugu erosmen ahalmena errekuperatzea

hitza betetzea eta aurrekontuak betetzea besterik ez baina egia esan ez dakit zergatik tematzen naizen behin eta berriro argudioak mahai gainean jartzeaz

ez dutela balio eta beti dagoela aitzakiaren bat langileak zapaltzeko sistema publikoa zapaltzeko eta herri honen interesei bizkarra

behin eta berriro ateratzen dugun helburua da arlo ekonomikoa sozialean fiskalean hiruko bat tripartito
eskuindar bat dagoela eta kito bai eskerrik asko ubera andrea

tiene mucha experiencia gracias eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

no se preocupen besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita sei boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian

batera aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa veinticuatro contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua berdintasun politikei eta indarkeria matxistei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda arana andrearen txanda da

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu anderea

eskerrik asko arana andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

andrea sailburuok egun on legebiltzarkideok egun on guztioi

legebiltzar honek ez dio aurkeztuko gizarteari argazki aho batez edo batu bat eta gainera

larunbatean ospatzen dela emakumeen bortxakeriaren aurkako

azaroaren hogeita bostean hain zuzen ere nik uste dut hau edo argazki hau ez eskaintzea ez da

dutena eta ez dut ulertzen zergatik azkenean

bat lortu aho batez eta eh bilduk eta podemos akordio horretan

gai hau hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan eta bereziki akordio zabala lortu genuen lehenengo

egitea gai honi buruz eta arazo larri honi buruz hausnarketa hori

egin da eta esan behar dugu podemos txosten horretan akordio zabal horretan azkenean ez dela egon bere abstentzioa eman zuelako kongresuan izandako

errekurtsoren kudeaketa eraginkor bat egitea bestalde eskatzen dugu indarrean dauden programak indartu behar direla eta bestalde eskatzen dugu gobernuak

egun on guztioi aurrekontuek herrialde baten baloreak azaleratzen dituzte

baloratua zelan baloratzen den eta nor saritzen den lan horregatik eta nor zer eta noren lana ez den baloratzen eta ordaintzen nor zer eta noren lana ordaintzen hegoafrikako pregs govender parlamentariaren hitzak dira gaurkoan nire egiten ditudanak agian analisi honekin geratzea nahikoa zen

izendatu dezagun nahiko beldur barik eta begira hiru plan estrategiko milaka aldiz errepikatu ditugunak

kontzientziazioaz hitz egin dugunean oinarrizko baloreen birmoldaketaz hitz egin dugunean guztira zenbateko partida esleitzen zaie hiru programa hauei laurehun eta hamalau mila laurehun eta hamairu euro

begirak komunikabidetako analisi sakona eta komunikabideek duten eragina landu nahi du horrek berrogeita hamalau mila euro gizonduzek

hain zuzen honelako partiden artean konparaketa egitea ahulen arteko borroka ez dugulako sustatuko baina oso paradigmatikoa da aurrekontuekin gertatzen dena aurrekontuen agerraldian ere esan genuen

kontinuistak eraldaketaren bidean jarri nahi badugu beste norabide batean hasi beharko ginateke esleitzen dirua orain arteko politikekin jarraitzea orain arteko errezeta berberak aplikatzen jarraitzea proposatzen du jaurlaritzak intentsitate baxuko politikak dira eta baliabide mugatuak dituzte

non egongo gara lau zortzi edo hamabi urte barru uste dugu benetan horrela lortuko dugula emakume eta gizonen arteko botere harremanak gainditzea zeren ez gaude indarkeria matxistaz bakarrik hitz egiten botere harremanez hitz egiten ari gara arazo

izaskun landaidak emakundeko zuzendariak hala dio gure planteamendua izan da orain arte martxan dauden proiektu guztiekin aurrera egitea beste modu batera bada ere

hutsa planteatzen ari bagara edo baliabide gutxiagorekin planteatzen ari bagara zer lortuko dugu gerorako utz dezakegun lan bat da landaidak berak dio emakundetik urtero ikerketa bat egiten da

eta urtero urtero ikusten da ia datu berdinak errepikatzen direla cifras txostena aipatuko dut nik ere bai arana andreak aipatu duena ehuneko berrogeita hamaika koma lauko populazioa da

eta aurrekontuak mantentzen edo aurtengo kasuan jaisten honi helduko diogu bi mila bosteko berdintasun legearen analisi kualitatiboak

legea baliagarria da bai oinarri legal bat markatzen duelako baina baliabideak behar dira hau garatzeko eta baliabideak aurrekontuetan irudikatzen dira horrexegatik

batzuk emateko progresiboki emateko eta bai ehuneko bata eskatzen genuen ehuneko bat horretara heltzeko pixkanakako igoera eskalonatua

honetaz gain aurrekontuen gaineko genero inpaktu txostenen gainean proposamen bat ere bai egiten genuen zeharlerrotasunaren bidean laguntza handia eskaini ahal digutelako eta bide honetan tresna izan daitezkelako izan daitezke diogu egun

egin behar direlako egiten dira baina bertatik ateratako informazioarekin ze urrats ematen ditugu

baina zer gertatzen da egokitzat jotzen ez diren partidekin ze lan egiten dute sailek hori aldatzeko zer gertatzen da

ez duten sailekin zergatik ez dute betetzen

kontzientzia lasai utzi edo bertan ateratako ideiekin aurrera egiteko horixe da hain zuzen proposatzen genuena metodologia bat aurrera egiteko metodologia bat eta beste taldeek lortutako

galdera batzuk ditugu zer esan nahi duzue kudeaketa eraginkorragorantz joatearekin zer da zuentzako eraginkorra izatea gustatuko litzaiguke zehaztasunekin topatzea

zer irudikatzen duzuen esaterakoan indartu ditzagun babes programak esaten duzue ere bai nola indartu qué deberes señora garrido

izendatzen ez dena ez dela existitzen eta gaurkoan adierazpen instituzionala adostu dugu emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari begira

eta inork ahaztu ez ditzan aurten hil dituzten edo eraso larriak jasan dituzten emakumeak eta euren seme alabak askotan ahaztu egin diren biktimak gogorarazi nahi ditugu

portugaleten eraila sara majarenas eta izar hiru urteko alaba aitaren aldetik erailketa saiakera bat jasan zuena benifaió udalerrian

raquel lopez eibarkoa eta hamaika urteko semea alcobendasen erailak

zortzi hilabetez haurdun ustaritzen eraila txapa morea jarrita etorri gara

adostasuna lortzen dugu horretarako baina honi aurre egiteko mekanismoak indartzen ez ditugun bitartean jai dugu emakumeok norberak jakingo du

goazenean ze kontzientziarekin joango garen eskerrik asko etxebarrieta
andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria sanchez andrea zurea da hitza

es avanzar en españa nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

sexu bereizkerian oinarritzen den eta emakumea helburu duen edozein indarkeria ekintza da giza eskubideen aurkako zuzeneko erasoa da emakume izateagatik edo emakumearen gizarte eredua baita

emakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna da eta egun hori heltzear dagoela ez bakarrik larunbatean egunero gogoan ditugu

emakumeak baita ere hauen seme alabak eta sendiak nire elkartasuna adierazi nahi diet eta gure taldearen izenean gaitzespen irmoa berdintasun

aurrean indarkeria ez da erraz saihetsi dezakegun zerbait euskadiko emakumeok ere indarkeria matxista jasaten dugu datu objektiboetara jo ezkero arana andreak ere komentatu ditu lau mila bostehun eta hemeretzi emakumeek salatu dute urte honetan zehar indarkeria matxista jasan izana

berrogeita hamabik babes neurri modura bizkartzaina dute datu bat edonork gutariko edonork bai emakume edo gizonezko izan

ibilbide luze bat prozesu luze bat jarraitzen du berdintasun ezan oinarritutako inguru batean hezi eta gure burua

rolen arabera garatu izan dugu gure bizitzan osoan zehar diodan bezala eta ibilbide luze horretan

eragina familiak eragina du lagunek eragina dute ikastetxeak

gure herrietako udalak gure probintzietako aldundiak jaurlaritzak berak

harreman afektibo sexualak lantokiak guzti hauek eta beste askok

izan dute rol ezberdinak ezartzerakoan eta

egoera horri buelta ematea berdintasunean oinarritutako gizarte baterantz eraldaketa eraginez gure lana denon lana erakundeok erantzukizun handia dugu zeregin honetan guri dagokigu zeharkako modu batean

genero perspektiba barneratzea horrela lortuko dugu berdintasuna herri politika bat izatea eta herri hau berdintasunaren eredu bihurtzea

erakundeak ez gara arduradun bakarrak erronka honetan pertsona orok guztiok egunero gure ekintzekin saihestu beharreko egoera da

gure esku dago baita ere gizartearen esku dago baita ere erantzukizun konpartitua da horretara lehendakariak

interpelazio horretan nik horrela ulertu nuen behintzat ez bakarrik jaurlaritzaren ardura zela baizik eta guztion ardura zela

berdintasun politiketarako indarkeria desagerrarazteko

zertan oinarritzen zarete eskaera hori egiterakoan nola kuantifikatzen duzue guzti hori zertarako hori guretzako interesgarria izango litzateke partekatu

hurrengo txandan jarraituko dut eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga anderea erantzunen txandara pasatuz arana anderea zurea da hitza

garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

eta eskertzen diot arrizabalaga andreari gaur ekarri dugunaren inguruan hitz egitea eta ez madrilen erabaki diren eta egin diren gauzen inguruan hainbeste minutu gastatzea nahiz eta ados ez egon eztabaida gaur beste bat zen

ematen zaizkionak genero ikuspegia daukaten partida konkretu horiei eta esaten du

eta ehuneko bataren artean aurkitzen direla egun dauden politika sektorialetako ekarpenak eta gutxi direla baloratzen du noski gutxi dela guk ere badakigu ehuneko batak ez duela ezer konponduko baina egun daukagun diagnostikoarekin bota dugu bai

eta besteak beste lehen aipatu ditudan nahiko beldur barik eta berdindu bezalako programak

hain zuzen baloratzen ditugulako proiektu horiek eta egun daukaten partida lehen

eta berriz esan nahi dut indarkeria matxista eta ondo kokatu duzue ez ginen hitz egiten ari indarkeria matxista agerikoaz estrukturala den arazo horretaz hitz egiten ari ginen eta beraz adar desberdinetatik heldu beharreko arazo batez

ari ginen ez dakit nik amaitzeko galdetzen nizuen nolako kontzientziarekin joango garen

uste dudalako hemen egin genezakeena ez dugula erdietsi eta ez ez dugulako

inolako akordio bat eta erdibideko on bat lortzeko biderik jarri eta

eta gogoekin lan egin behar baldin badugu zein proiektu indartu behar diren esateko horretan urratsak ematen jarraitzeko ardurarekin eskerrik asko

andrea lehenik eta behin etxebarrieta andreari eskerrak ematea debatea zentratzen laguntzeagatik ez gaude

eusko legebiltzarrean gaude eta gaia nik behintzat honetara eramango dut berriro ere eta jarraitu arana andreari bi gauzatxo baino ez interpelazio horretan urkullu jaunak esan zuenaren gainean berriro ere diot nik horrela ulertu nion maltzurkeriaz jokatu nahi ez duen edonork horrela ere ulertu zion lehendakariari jaurlaritzaren ardura bai dela noski baina ez soilik jaurlaritzarena guztiok daukagu ardura gizarte osoak dauka ardura lan honetan eta hori nik uste dut

argi geratu zela eta horrela ez bada izan nahiko nuke horrela argi geratzea gaurkoa egunean

enplegu sailetik martxan jarritako plan espezifikoak

lana basqueskola emakundek elkarlanean jarduten du aldundiekin eudelekin hainbat ekintza dira

gizarte orotan ez bakarrik da sailen arteko lana erakundeen arteko lana ere hori ere azpimarragarria da

eta bai bukatzeko legebiltzar buru andrea zure baimenarekin ba bueno bukatzeko baita ere erdibideko horri

hartzea bigarren partehartze honetan aipaturiko tresnak ba modu eragingarri batean erabiliz

aurkezteko konpromisoarekin lotuta beti ere

bai talde sozialistari eta bai talde popularrari beraien prestutasuna erdibideko honetara heltzerakoan eta esandakoa gobernua hau gidari

pausuak aurrera pausuak eman ditzagun besterik ez eskerrik asko

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto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

bai gaur ere mugitu pixkat hona

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu

boto aldekoa hogeita zazpi contra uno

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

hari armak saltzeari buruz mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

hartu asmo dituen neurriei buruz beraz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

bi talde parlamentarien artean erdibideko bat adostu dugu eta aurrera ateratzeko noski babesa eskatzen dugu

dituzte hain zuzen ere arabia saudirekin daukagun negozioak eta armen salmenta salatzea yemengo gerran ematen

eta urraketa horiek europan egiten diren armekin

baina ere bai era formal batean giza eskubideen urraketa hauek ekiditeko edo gutxiesteko edo behintzat euskal zigilua ez izateko papera

eskerrik asko martínez jauna otero gabirondo jaunak dauka hitza

eguerdi on guztioi gaurko ekimena euskal herria bilduk eta elkarrekin podemosek sinatzen badugu ere ekimen hau ez da euskal herria bildurena ezta elkarrekin podemosena ere edo ez du izan nahi behintzat gerraz armagintzaz

horregatik ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet

eskerrik asko ere herri honetan armagintza eta militarismoa ezbaian jartzen duen hainbat eta hainbat eragile eta elkarteei eskerrik asko baita ere bilboko portutik gerra krimenak egiteko armak ateratzen direla jakin zenutenetik

eskerrik asko noski kontzientzia eragozpenari esker gai hau ilunpetik atera zuen ina robles bizkaiko suhiltzaileari gaur hemen dagoenari

bilboko portua armagintza eta errefuxiatuak ditugu nahasirik triangelu madarikatu batean bertan txanpon baten bi aldeak irudikatzen dira

errefuxiatuentzako berriz oztopoak trabak hogeita bat mendeko kapitalismoaren zigilu bortitza bi kontu hauek ahal den neurrian isilpean eramaten dira horregatik da horren garrantzitsua gai hauek plazaratzea

bezala armagintza industria argitik urrun ibiltzen saiatzen da

banpiroek bezala armagintza industriak sufritu egiten du

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna eskatzen dizuet

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea gaurko honetan yemen eta

arma komertzioari buruz bilboko portuari buruz eta

buruz urriaren hasieran elkarrekin podemosek legez besteko

interpelazio bat egin zion gobernuari eta interpelazio horren ondorioz mozio bat dugu gaur podemoseko legez besteko proposamenarekin pilatuta nahaste borraste txiki bat

diren bi taldeen asmoak gaur eta

egoera salatzea giza eskubideen errespetua aldarrikatzea saudi

euskadik portuen eskumenak aldarrikatzea lehenbailehen armen behatoki bat

gobernuari hainbat gauza exijitzea izan ere podemoseko jatorrizko legez besteko proposamenean hamar puntutik sei aldiz exijitzen dio espainiar gobernuari neurri zehatz batzuk hartzeko hirutan eusko jaurlaritza aipatzen du eta behin bakarrik aipatzen du

behin bakarra eta eh bilduk hau eskatzen zuen bere mozioan legebiltzarrak espainiako gobernuari eskatzen dio

armen salmenta bertan behera utzi eta armak esportatzeko baimenak ukatu ditzala eta eusko jaurlaritzari eskatzen zion portuen eskumena eta armagintzaren esportazioaren inguruko eskumenak

lehentasun artean koka ditzala eta nik apalki esan behar dizuet ez duzuela batere asmatu ez dakizue zer nahi duzuen ez dituzue lehentasunak azpimarratzen eta yemeneko populazioa bost axola zaizue beraien sufrimendua aipatzen duzue aitzaki moduan

aitzaki moduan zuek ez dakit ze asmorekin etorri zeraten baina beste asmo batekin etorri zarete gaur baino

ez zen zuen helburua jatorrizko testuan ez duzue aipatzen ez blokeoa ez gosetzea ni el bloqueo

ona izango litzateke aztertzea zer gertatu den azkeneko urteetan

bere historia osoa errepasatu gabe eta egia da hemendik zaila egiten zaigula

eskatzen dugu eta europar batasunari eskatzen diogu saudi

eta frantziatik edo alemaniatik edo erresuma batutik ez ez du ezertarako balio

nada beraz guk gure osoko zuzenketa bozkatuko dugu eta

aguirre jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos martinez jauna zurea da hitza

en marcha basque country munduan nahi badugu

eskerrik asko otero jauna isiltasuna mesedez euskal talde popularraren ordezkaria

zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

isiltasuna mesedez zuen txanda eduki duzue mesedez isiltasuna mesedez

mesedez martínez jauna isiltasuna isiltasuna

eskerrik asko amaitzeko euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

ez dago alusiorik eta ez dago erantzun txandarik lander ez martínez jauna ez

benetan ez ez martínez jauna ez daukazu hitza ez daukazu hitza ez ez daukazu hitza eztabaida batean gaude ez daukazu hitza ez daukazu hitza martínez jauna ez daukazu hitza

galdera altua zen ondoren doanak aurrekori egiten dio hori beti pasatzen da
ez daukazu hitzarik aguirre jauna jarraitu mesedez bai eskerrik asko

lehengo abisua ez daukazu hitza martínez jauna ez daukazu hitza

eskerrik asko presidente andrea martínez zatón jauna zure legez besteko proposamenean yemeneko herriarekin bat egitea eskatzen diozu legebiltzarrari eta saudi arabiak zuzentzen duen

eta puntu honetan guztiz ados gaude eta lehen aipatu dudan moduan guk aurreko legealdian gaurko puntua espero aurretik berdina

bigarren puntuan jaurlaritzari eskatzen diozu saudi arabiarekiko harreman guztiak guztiak apur ditzala

eta hemen ere bat nator giza eskubideak urratzen dituzten guztiek kondenatzearekin ez baina zuek sekula ez dituzue kritikatzen antzeko ekintzak beste lekuetan eta adibidez errusiarren

eta yemenen onartezina dena sirian onartezina da

saudi arabiarekiko harreman guztiak apurtzea eskatzen badiozu jaurlaritzari

eskatu behar dizuet eta giza eskubideen urraketak hemen han gaur atzo edo bihar salatu beharko ditugu denak repito no tenemos ningún problema en condenar

bilbotik ateratzen badira armak eusko jaurlaritzaren kulpa

zure mozioan legebiltzarrak bere kezka adierazten du euskal herrian eginiko edo euskal herritik ateratako armen erabileraren inguruan bereziki arma horien erabilpen zehatza ezagutzea biziki zaila denean eta hortaz gerra krimenak egiteko aukera

denean zuek hemen askotan aipatu dituzu hainbat enpresa eta nik ez dakit zuretzat non hasi eta non bukatzen den euskal herria edo euskadi niretzat berdina da zazpiak bat kontzeptualki

baina zuk sekulan ez dituzu aipatzen beste enpresa batzuk nik bai nik aipatuko ditut

haiek ere esportatzen dituzte armak denak iparralden kokatuta daude baina zuk hori sekulan ez duzue esaten ez sekulan ez dituzue aipatzen nik hemen aipatuko ditut eta bukatzeko

antzezpenak egitea eztabaida batean baina mesedez beste gauza bat da eztabaida hori antzerki bihurtzea antzerki batean bihurtzea eta gaur hemen yemeneko jendea zegoen eta nik hori pentsatzen dut hori askoz ere serioagoa zela eta ez antzerki bat egitea

eta izan da populismo merkea zuen aldetik barkatu esatea eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mesedez mesedez

mesedez martínez jauna itxoin momentu bat gorde pankarta horiek

galarazita daude parlamentu honetan ez galarazita daude pankartak ateratzea mesedez kanpora bota beharko zaituztet mesedez gorde pankarta horiek galarazita daudelako erregelamenduan guztiok horrela erabaki dugulako

baino non egon da alusio pertsonalik ez dago alusio pertsonalik ez da egon eta kontsultatu dut kontsultatu dut
eta martínez jauna sí

ha hecho una alusión directa martínez jauna ez daukazu martínez jauna ez daukazu hitza martínez jauna nahikoa da martínez jauna

hitzik martínez jauna ez daukazu hitzik martínez bat

bigarrena hirugarrenean kalera zoaz martínez jauna kalera zoaz

zuk erabaki zuk erabaki kalera zoaz kalera zoaz

jarraituko dugu bozketara sartuko gara elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal talde popularraren osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto

zuzenketa jarraian bi adierazpen instituzional irakurriko ditut azaroaren hogeita bosta emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguneko eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala

desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta beste behin azpimarratzen du indarkeria moto honen izaera estrukturala eta gure konpromiso agertzen dugu

era berean nazioarteko zuzenbide esparrutik bat berresten dugu badagoela loturarik genero arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta hartatik bizirik

esku hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea prebentzioa detekzioa arreta babesa koordinazioa justizia eta

bi gure konpromisoa gizarteko alor desberdinetan plan eta neurri estrukturalak hedatzen eta hobetzen jarraitzeko edo ala badagokio

aurre egitea xede emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera

herritarrekin oro har hiru gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko hartara herri erakundeak komunikabideak lan kultura gizarte eta ekonomia esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen

lau gure ardura indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren bitartez beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen xedea izanik emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazte aurrera

eskubideen konbentzioaren ariko eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala

haurren eskubideei buruzko hitzarmena onartu zuenetik hogeita zortzi urte betetzen direneko honetan eusko legebiltzarrak honako adierazpen instituzionala onartzen du

nazio batuen gutunean aldarrikatzen diren askatasun justizia eta bakea printzipioei jarraituz familiako kide guztien duintasuna eta eskubideak

haragokoa dela eta horrenbestez konpromisoa hartzen du haurren eta nerabeen lagun izango den euskadi baterantz aurrera egiteko eta haurren eta nerabeen aldeko euskal akordio bat lortzeko

akordio hau haur eta nerabeekiko konpromiso sendo bat hartzeko oinarri izan liteke hau eta nerabe guztien babesa jasoko lukeena inor atzean ez uzteko